bai eskerrik asko mahaiburuandrea eta egun on guztioi egun on lehendakari legebiltzarkideok apurtxo bat

labur laburrean baina uste dut apurtxo bat atzetik datozen gauza batzuk aipatu egin behar ditugula

onartu zuen hitzarmen bat kolaborazio hitzarmen bat non eusko trenbide sareak eta bizkaiko foru aldundiak konprometitzen ziren

obrak eta finantziazioa etxabarri matiko linea beste modu batean

hitzarmen hori bi mila zortzian bertan abenduan hogeita seian sinatu zen eta lehenengo obra hortik datorren lehenengo obra erreplanteoa sinatu zen bi mila bederatzian

eskerrik asko oregi andrea aurkako proposamenaren aldeko txandan eh bilduz gain beste norbaitek hitz egin behar du ez

mila esker arratsalde on denei euskal herria bildu legebiltzarreko taldeak

egiten jarraitu eta finantzatzen jarraitzeko hitzarmenaren testua

aztertu egin zuen eta horren ondorioz egin du egin duen azterketa hori eta egin duen proposamen hori egia esan modu laburrean azalduko dut zeren uste dut honetaz askotan hitz egin dela hemen eta beraz

errepikatu beharrik ere ez dagoela edonola ere bai nahi nuke esan horren aurretik gure idatzia zer ez den

irakurketa interesatuak bai egin dira ganbara honetatik kanpo

eta talde honek defendatzen ez duen hainbat gauzei buruzko irakurketa interesatuak eta pentsatzen dugu interes edo asmo honez egindakoak ez direla izan eta hasteko garbi utzi nahi dut gure idatzia ez dela hitzarmena atzeratu edo oztopatzeko ahalegin bat

ez da hori ez dela ere metroaren hirugarrena linearen aurkako

hain justu ere horri dagokionez ez daukagu aparteko eragozpenik hitzarmen horrek jasotzen duenarekin baina gure ustez hori horrela izanda ere horrek ez du nolabait ere

zuzentzeko ahalegin bat egitea eta zentzu horretan gogoratu nahi nuke antzeko terminoetan baina beste parametro batzuetan aritu ginela bilboko

aritu ginen azkeneko aldian sailburua gogoratuko da eta gai honetaz aritu ziren

guk orduan ere defendatu genuen obrak bukatu egin behar zirela bai baina obrak bukatzearekin batera zaindu zitezkeela ere beste hainbat gauza

konpondu beharra eskatzen zutenak edo behintzat hainbat neurri hartzea eskatzen ez dutenak orduan gogoratzen dut bereiziki lanen atzerapena eta atzerapenak normalean

aritu ginela eta bestea zen bai atzerapen horren ondorioz baina baita ere beste arrazoi batzuk bitarteko obra horretan gertatzen ari ziren garestitzeak edo gainkostuak

obrak aurrera eramateak ez zuela galarazten bestea eta biak egin behar zirela aldi berean eta obrak bukatu nahi izateak ez zuela oztoporik ekarri behar hori egiteko

planteatzen ari gara orduan esan genuen hori oraingoan lan hitzarmenekin ari gara esaten hau da

baina bai uste dugu metroaren lanak beste edozein obra bezala ez dela edozein modutara eta beraz uste dugu egiteaz gainera eta egitearekin batera zaindu beharko litzatekeela ere horretan arituko diren langileen eskubideak zeintzuk diren eta uste dugu

izan behar uste dugulako langileen eskubideak aintzat hartu behar direla babestu ere egin behar direla administrazioak obligazio hori ere izan beharko lukeela aipatu du sailburuak hamaikagarrena atalean aipatzen diren lizitazio baldintza horietan zer jasotzen den

hain justu ere lan hitzarmenen gai hori tartean sartzea askotan hitz egin da hemen esan dut

gure ustez obra publiko guztietan hauek egingo dituzten herrialdeetako lan hitzarmenak jaso beharko liratekeela eta badirudi hori behintzat atzera begiratzen badugu bozkatu izan denetan denok defendatzen dugula baina jakin badakigu ere eta

zenbait kasutan gertatu izan den lan baldintza prekarioetan aritu izana langileak eta baita ere horrek hainbat kasutan eragozpenak salaketak eta bestelakoak izan beraz

batetik horiek bete behar izatea eta zalantzarik gabe gerora betetzen direla bermatzea biak aldi berean beraz uste dugu inportantea dela

egon beharko luke proposamen honek hori ere ez du egiten hemen auzitegietako kontuak aipatu ditu sailburuak

onartu beharko bagenu langileen eskubideak errespetatzea konpetentziarako aukera

onartu beharko genuke langileek edozein baldintzatan lan eginda ere onargarria izatea eta ez dut

azpikontratatuak izango direla lizitazio bitartez egingo diren obrak izango direla baina modu zeharkako batean bada ere azkenean pertsona horiek administrazioarentzat ari direla lanean

txikia ez da bazterrean uzteko modukoa gertatu izan da

urratsez urrats bi gauzak egitea bai jartzea eta bai betearaztea zeren lehenengoa ez badugu egiten jada sakoneko eta oinarrizko

zuk aipatu duzu gipuzkoako foru aldundia nik uste dut bai gipuzkoakoak eta bai bizkaikoak eman dituztela urratsak azkenaldi honetan

horrela egin du egia da bai obretan lurralde hitzarmenak betearaztea eta baita ere

edo azpikontratatuta egiten den lekuetan eta nik uste dut hori inportantea dela baita

eta bizkaian hori egin du hau da irizpide batzuk ditu jarraitu beharrekoak obrak kontratatzerakoan gainera bi mila hamairuan

denok dakigun hitzarmen kolektiboen aurrera eraginaren egoera horretara nolabait ere egokitu nahian eta horretan espresuki

kontratistak mantendu egin beharko dituela kontratuari lotutako langileei aplikatu beharreko lan hitzarmenak nahiz eta orain egoera aldatu lehenagotik baldin badago nolabait ere kontratu hori egina egin beharko duela eta guk egoki deritzogu guk uste dugu bide horretatik joan behar dela eta egia da horrek ere atentzioa eman zigula bizkaiko foru aldundia eta baita sinatzen duenetako bat eusko jaurlaritzarekin batera eta berak ez nolabait ere aplikatzeko urrats sendoagoa ipini izana

onartu zuelako bai baldintza bezala jarri behar dela eta bai baldintza bezala

dena delako bat osatzea eta beraz hori aitortu egiten da hori bozkatu egiten da baino gero ez badugu benetan urratsak ematen hori gauzatzeko ba azkenean ezer ezean geratzen dira seguruenera gaur egun badaude irizpide batzuk ez direnak betetzen eta hor ere arduratu beharko dugu

sartuko langileen baldintzen kontua zen hitzarmen horretan defendatu nahi zena eta ez dugu behintzat ikusten aparteko arrazoirik hori egiteko iruditzen zaigu

eta administrazioak eredu eman beharko lukeela horregatik eta ez beste ezergatik

horregatik egin dugu bilboko metroaren obretan hitzarmen horren inguruko aurkako proposamena zehazki puntu hori sartzea eskatuz hori da

eta uste dugu ala balitz aldaketa txiki bat egin eta aurrera egiteko hitzarmen horrek ez lukeela arazorik izan behar behintzat ez dago gure aldetik beste inolako borondaterik izan mila esker
eskerrik asko beitialarrangoitia andrea aurkako txandan nortzuk parte hartu nahi dute euzko abertzaleaz gain zorrilla jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko zorrilla jauna erantzuteko eh bildu taldearen ordezkaria den beitialarrangoitia andreak dauka hitza

eta defentsibara datorrenak erasotua izango dela pentsatuz erasorik ez daukanean trukean

ez da berriro ezertan saiatu eh bildu

hona beste edozein hitzarmen etorriko balitz inoiz

guk herrialdeko lan hitzarmena errespetatzea eskatu egingo dugu orduan beste argumentu bat bilatu beharko duzu zeren eta orduan ez da izango berriro zerbaitetan

beraz jakin ezazu guk postura bat daukagu eta postura hori defenditzen dugu

jarrera berberari eusten eta orduan esan nuena errepikatzen dut gaur obrak egin behar dira ni izango naiz lehenengoa

epeak betetzen direla obrak egiten direla eta garaiz bukatzen dela jarraituko duena

baina berriro diot ez edozein preziotara eta hori bezain inportantea da ez edozein preziotara egitea diru publikoa kudeatzen ari garen neurrian

jokatu behar delako eta hori bera planteatzea ez litzatekeelako eraso bezala hartu behar ez dakit zergatik ulertzen duzun eraso bezala nik hori ez baitut eraso bezala erabiltzen are gehiago maiatzean hemen hitz egin zenetik eta hitzarmen horren zirriborroa ere maiatzean bidali zenetik edo ez naiz gogoratzen data zehatza baino eztabaida bai izan zen maiatzean

legebiltzar honetara errua ez da eh bildu taldearena eh bildu taldeak esan du hitzarmenari buruz esan beharrekoa iritzi zaionean iritzi zaionean eta

kontenplatu beharko du norbaitek kontrako iritzia emateko posibilitatea edo zer egintzat ematen da beti onartu egingo dela edozer jartzen duela ere ba tramiteak egiten dituenak ere hori aintzat hartu beharko luke eta diozu

horrelako hitzarmenen tramitazioan hori da ematen zaiguna aukera ez zait egiten zuzenketa partzial ez dakit zer egiteko aukera baina nik esan dut guk eskatzen duguna eta sailburuak ere oso ondo interpretatu du guk eskatzen duguna da hori erraztea ez hitzarmenaren kontra egitea hitzarmenak hori jasotzea eta zuk eraman duzu hitzarmenaren osotasunerako konfrontazio edo kontrako jarrera aurrez aurreko batera eta ez da hori

eta tamalez beti ez da behar beste bermatzen eta tamalez gertatzen da nik ere esan dut nire interbentzioan askotan lan baldintza prekarioetan aritzen direla

bermatzea eta eredua ematea eta berak aplikatzea besteei eskatu nahi diena

eta azkeneko gauza bat intseguritatea aipatzen duzu

ezin al dira lauen interesak aldi berean babestu guk uste dugu baietz eta horretan jarri beharko lukeela administrazioak

izan beste batzuetan beraz ulertu dezaket diskurtsoa prestatuta ekarri duzula eta nire

baina benetan diotsut ez da inongo erasorako ahaleginik izan eta

baldin badator denbora tarte horretan behintzat ez bada gai horren inguruko beste aldaketa bat ematen legalki edo beste situazio batean

termino berbertsuetan eskatu duela mila esker eskerrik asko beitialarrangoitia andrea erantzuteko zorrilla jauna zurea da hitza

bai zure baimenarekin eserlekutik labur labur eh bildu

eskerrik asko zorrilla jauna eztabaida amaituta bototara jartzen da aurkako proposamena

ondorioz ez da onartzen jarraian

maneirok ez du hitzik hartu behar llanos andrea zurea da hitza

euskal sozialistak taldearen ordezkariaren zaballos jaunak dauka hitza